legebiltzarreko taldeek ebazpenen proposamenak aurkeztu dituzten urrunkeran hogei minutuko tartea izango dute eta lehenik euskal talde popularraren ordezkaria den

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

bai legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburua denoi

lehenik eta behin egia esan kontundentzi horrekin ahitu dut

hemen proposatutako neurri guzti horiek espainian ere aurkeztea eta guri egia esan espainiako historia horrek ez digu horrelako erakargarritasun handirik sortzen

uste dut holako konduntentziz proposatutako neurri horiek madrilen bada ere guk

indarrekin planteatzen badira goizean esan dugun bezala guretzako eztabaidan dagoena gure egungo sistema sozio ekonomikoa da

ezberdintasun egoera horiek eta horiek egiturazkoak diren heinean egiturazko irtenbideak behar dituzte arazoaren sustraira joango direnak ez esan dugun bezala guk eztabaida monografiko hau bi ardatzen inguruan antolatu dugu

bermatzera zuzendutako politika publikoen xorta

lehen aipatu ditut baina enpleguaren banaketa lan duina etxe bizitza diru sarrerak bermatzeko errenta

ebazpen proposamenak bi ardatz horien bueltan kokatu dira berrogeita sei ebazpen proposamen aurkeztu ditu euskal herria bildu taldeak eta

gogoz saiatu gara proposamen hauen prestaketan eta saiatu gara gainera

ebazpen proposamen horietan eskaera nahiko zehatzak nolabait ebazpen bakoitzeko eskaera zehatz bat egin diogulako jaurlaritzari

onartu egin nahi diogula eta gainera eskertzen dugula bai alderdi gehienek eta bai gobernuak berak negoziazio honekiko izandako jarrera gure ebazpen proposamenetatik bagenekin eta hala komentatu genuen batez ere eajko ordezkariekin

muturrean gaudela eta adostasunik izateko aukerarik

saiakera bat egin dugu elkar ulertzeko bideak irekitzeko zer monografiko hori eskatzen zuen ez itunak planteatzen duen

aukera horiek irekitzea gure zenbait proposamen bide horretan kokatu dira eta onartu nahi diogu gobernu honi ba gure proposamen horiei erantzuteko izan duen jarrera eta prestutasuna ez beste taldeek ere izan dute elkarrekin podemosekin

gauza batzuetan saiatu gara garrido andrearekin ere baino beno uste dugu horrelako negoziazio batean eta estrategiak

herri erronkak definitzeko bide horretan inportantea dela denak beretik jartzea guk uste dut

aldetik eta zentzu horretan ba horren aitortza egitea uste dut oso

gure proposamenak esan bezala bloke horien ingurukoak izan dira batzuk babes sistema eta babes sistemaren baitan kokatua dauden prestazioen inguruko proposamenak izan dira zehazki

errentaren inguruko zenbait proposamen ekarri ditugu eta horiek ez dira onartuak izan egia da erreforma bat bidean dugula eta erreforma horretara interpelatu zaigu baina egia da ba nik atzo esaten nuen bezala ba joko arauak denontzat igualak direla

eta sailburuak berak ere hemen itunaren bueltako proposamenak aipatu dituenean diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko proposamen zehatzak ere ekarri ditu eta uste dugu ba bueno horiek ere kontuan hartzea inportante izan zitekeela edozein kasutan aurrera begira dugu

bertan planteatuko ditugu hemen planteatutako neurri horiek

progresibitate horri seme alabak izateagatik

begira eta zenbatekoen buelta horretan eman behar direlako zenbait hausnarketa gure iritziz zaintzen antolaketa sozialaren

eta batez ere planteatu duguna da mugimendu feministarekin interlokuziorako eta bideak irekitzeko eta

bidelagun izateko espazioak irekitzea eta hori ere onartu da eta iruditzen zaigu ba martxoak zortziko

errebindikazio horiek eta gero eta hor sortu den mugimendu

eta horrelako herri eztabaidak planteatzen direnean herri erronka horietan ere

proposamena oso positibo jotzen dugu eta oso positibo dira guretzat enpleguaren inguruan

guk planteatzen genuena zen nolabait etorkizunera begira egin behar den belaunaldien arteko

errelebo hori era ordenatu batean egin ahal izateko eta batez ere

horien beharrei erantzun ahal izateko enplegu duinerako eta kalitatezko enplegurako bide bat egiteko zenbait proposamen sartzen genituen

emakumezkoen eta feminizatuen dauden lan sektoreen inguruko neurri zehatzak aplikatzea eta horiek onartuak izan dira eta guretzako oso positiboa da zeren enplegu plana aurkeztu zenean ere guk esan genuen

hutsune handiak zituela ahulezia handiak zituela

ebazpen hauek ba nolabait eragin positiboa izango dutela aurrerantzean dugun

kontziliazioaren inguruan ere proposatu ditugu zenbait neurri eta onartu egin dira gainera proposamen horiek

proposatzen genuen azterketa bat egitea lan mundua eta hezkuntza munduaren artean dagoen haustura hori nolabait bideratzen joan ahal izateko iruditzen zaigu momentu konkretu honetan

neurri zehatzak aplikatzea eskatzea oso zaila da konplexua den egoera baten aurrean gaudelako baina bai iruditzen zaigu informazio biltze hori azterketa horiek egiteak

gerora egin behar den hausnarketa hori ba ondo jazteko eta gerora egin behar den bide hori ba bueno tajuz zehazteko ez sánchez andreak argituko dit ez zait oso argi

epe batzuk jarri genituen proposamen horiek edo aurrera eramateko malgutasuna eskatu zitzaigun eta zentzu horretan ba iruditzen zitzaigun interesanteagoa zela proposamen horiek planteatzen ziren azterketa horiek

epea betetzea baino eta orduan hor malgutasunez jokatu dugu eta eskatu dugu kontziliazio plan berezitu bat iruditzen zaigulako kontziliazioaren anbitoan asko dugula talde guztiek

guanche andreak esaten zuen bezala denbora behar dugu denok eta azterketak egin behar ditugu denok ba bueno egia da datu guztiek hala erakusten dutela

laguntza eta prestazio horiek ez dutela izan nahi zuten eraginik ez bakarrik ez direlako eraginkorrak izan zuek planteatzen dituzuen helburu natalista horietan baizik eta are gehiago kontziliazio neurri horik eta zaintzaren inguruko neurri horiek

zaintza lanak emakumeen bizkar utzi dituztelako eta horri buelta eta eraldaketa prozesu bat egitea funtsezkoa iruditzen zaigulako

azterketa bat egin plan berezitu bat ekartzea lau elementuen inguruan kontziliazio neurri hauen

eztabaida bat ematea batez ere azter ziten kontziliazio neurrien diseinu horretan

unibertsalitatea titularitatea aztertu zitekeela aztertu behar dela

eta aztertu behar dela hein berdinean baita ere neurri horietarako jartzen diren zenbatekoak eta hezkuntza munduan ere planteatu dugu haurreskolen doakotasunerako bidean ba urrats bat ematea eta onartu da onartu da

aukera gure aukera seguru asko doakotasunarena dela askotan defendatu dugu baino pozik gaude oso pozik gaude zeren ezezko borobila jaso eta gero gaur hemen baiezko jasoko du hemezortzi mila euro baino gutxiagoko diru sarrerak dituzten familientzat doako izatea

sarrera hori eta iruditzen zaigu lorpen txiki bat dela

eta iruditzen zaigulako onura eta ebazpen oso oso potentea dela eta behar den bidean kokatzen gaituela orduan

egin ditugu egia da garrido andreak esaten duela ez duela gure proposamena ulertu gure proposamena nik uste dut oso ondo ulertzen dela gauza da ez garela elkar ulertu gu baina proposamena nik uste dut ulertzen dela

eta ordezkatuak izan ahal izatea

oreka fiskalitate progresibo batek eta orekatu batek eskatzen duen ordainketa edo

eta neurri honek duen edo izan dezakeen onura da ba bueno baliabide gutxien dituzten pertsona horientzat eta errenta aitorpena egiteko beharrik ez dutenentzat bestelako ingreso nahikorik ez dutelako ba horientzako

gisa planteatzen dela eta orduan iruditzen zaigu kenkari horiek nolabait denentzako onuragarri bihurtzen direla eta sorreran daukaten desberdintasun sortzen zuten desberdintasun sozial hori ere ba konpontzeko bidean jartzen gaituela iruditzen zitzaigun gainera kenkari horiek berraztertu egin behar direla

berraztertu behar direla ikuspegi

ikuspegitik linealak izan behar duten kenkariak izan beharko lukete eta ez orain bezala progresiboak eta bestetik zenbatekoak ere

proposatzen duen erreferentzia erabilita eta haur eta nerabeentzako ba oinarrizko errenta horiek bermatzeko bide horretan

egiten dugu ehun eta hogeita bost euro hileko proposamen bat izango litzateke eta

pentsatzen dut aurrera begira ere izango dugula aukera horrelakoetan eztabaidatzeko garrido andreak ere esan du eztabaidatzeko prest daudela gu ere bai beraz izango dugu aukera ezta eta fiskalitatearen inguruan ere ba planteatzen genuen bagenekien horretan ez genuela babesik jaso

bertan behera uztea proposatzen genuen zergatik

guanche andreak bai sánchez andreak eta bai guk eta urrutia jaunak eta egindako proposamen guzti horietan planteatutako eraldaketa prozesu guzti horiek europarako konbergentzia horiek dirua eskatzen dutelako

inbertsio sozialaren paradigma gauzatu ahal izateko eta horrek eskatzen du bestelako fiskaletan jartzea nik ez dakit garrido andreak egiten dituen proposamen horietarako nola ustertzen diren berak egiten dituen proposamen horiek eta

bultzatzen dituzten erreforma fiskalak

gaur egun baliabideak murritz geratzen dira horrelako politikak eragiteko eta

besterik gabe beste zenbaitzuk labur jotzeko eskatu didate eta horrela egingo dut denak nekatuta gaude

aipatu nahiko nuke hori ez guretzako gaurko monografikoa baliagarria izan da kontentu gaude kontentu gaude batez ere ba beno onartzen bada eta badirudi nolabait onartzen bada ba ez garela politika natalistetaz ari

ez garela politika natalistaz ari eta horrek eskatzen du itunaren helburu nagusi hori

jaunak aipatutako helburu orokor hori aldatzea

helburu orokorra ez da natalitatea igotzea ez da

eta uste dut hori gaur agerian geratu dela denok onartu dugula eta hori oso positiboa oso positiboa da egin beharreko eraldaketa prozesu horretan gerturatu egiten gaitu urrundu baino

ikusi dugu gainera ba eztabaida zabaldu egin dela zabaldu egin dela

neurri asistentzialista horietatik ateratzeko gaitasuna izan dugula taldeok denok denok mahaigaineratu ditugula

betiko kontziliazio eta laguntza zuzenen

neurri asko denek onartu dugu nolabait gainera ba nolabait bide bat elkarrekin egin behar dugula

eta horrek eskatzen dituela kontsentsuak eta horrek eskatzen duela negoziatzeko gaitasun hori eta zurean ez errotze hori eskatzen duela malgutasun hori eta nolabait

pentsatzen dut zuek ez duzuela horrela ikusiko baina agerian geratu da

eta guk gure hitzartzearen hasieran aipatzen genituen

nahasmen horiek nahasmen batzuk ba batzuetan ere normalak direla zeren kontzeptualki

oso aurrera doan eszenario batean kokatzen gaitu gaurko eztabaidak

lehen esan bezala hitzetik ekintzetarako bide hori egiteko

eraiki beharra dira eta gainera niri gaurko

talde guztiok izaten dugun eta batez ere gobernua sostengatzen duten taldeek izaten duten rodillo jarrera hori rodillo jarrera hori gaur ez dela eman

proposamen inguruan eztabaidatzeko aukera izan dugu uste dut gainera denok izan dugula aukera hori batzuen eta besteen proposamenetan batzuen eta besteen ekarpenak jarri ditugula eta onartu ditugula eta gure ebazpen proposamenak ere aldatu ditugu hein horretan eta hori oso positiboa da

eta hemendik aurrera ikusiko dugu baina lehenengo froga artolazabal andreak izango du hemen itunaren baitan esandako eta adierazitako asmo guzti horiek

zabaltzeko babes horren lehenengo proba

diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforman izango da hor ikusiko dugu

ea borondate hori estetikoa den ea benetan ikuspegi horiek hemen planteatu diren ikuspegi horiek

etorkizunerako bezalako inbertsioak planteatzen diren horiek

edo ez hor izango dugu lehenengo froga eta nik gauza bat esango dizuet goizean aritu gara europara begira espainiara begira artolazabal zerak itunak

europara begira jartzen gintuen eta planteatzen zuen europako

artolazabal sailburuak nahiago izan du bere hitz hartzean espainiarekin konparatzea

eta akordiorako eta etorkizunerako begirada hori mantentzeko gaitasuna

handiagoa izango da euskal herrian ondo bizitzeko politikak izango ditugu eta gainera seguru seguru natalitatea ere igoko dela

eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

aceptadas hona hemen gure ekarpenak elkarrekin podemos taldeak eskua luzatzen du

elkarrizketarako prest gaudela pertsonen familien eta gizarte osoaren ongi izatearen alde lan egiteko beti prest eskerrik asko besterik ez

eskerrik asko guanche andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok arratsalde on denoi

nire ekarpena egite aldera laburra izaten saiatuko naiz araudiak dioen bezala

ebazpen proposamenak aurkezteko ez ditut denak

zabal egin duela guk hogeita lau ebazpen proposamen dauzkagu eta

datozen ebazpen proposamenak dira gure herriko maila instituzional guztien eragile sozialen eta hirugarren sektore sozialak babesten duten euskal itunaren eskutik eta hori baloretan ipini behar delakoan gaude horregatik

familiaren euskal kontseiluak abenduan aho batez sinatutakoa erakunde maila guztien eta bertan parte hartzen duten eragile sozial anitzen artean adostutakoa

pertsonek libreki familiak osatzea erabaki ahal izatera duintasun baldintzak mantenduta eta hain zuzen ere nik

esan duenaren aurka uste dutena da itunaren sendotasuna nabaritu dela gaurkoan

gai hau eta horrela egitea orain oinarri bat daukagu lanean hasteko eta buelta emateko tresna bat daukagu planak lehen ere plan ziren baina orain badago oinarri bat non irizpide ezberdinak ezarri egokiagoak gaurko garairako

inbertsio sozialaren paradigmarekin lerrokatzen garela konpondu baino lehenago gertatu dioen filosofiarekin

hamarak jarraian aipatu bezala dio eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio lagundu ditzala gazteen emantzipazioa eta bizitza proiektu autonomoak laguntzeko familia unitate berriak sortzea

ondorengoak izan ahalko dituzten laugarren gazte planean jasotakoaren ildotik zeinak ikuspegi integrala eskaintzen baituen gazteriari buruz bultzatu beharreko politikei buruz hori dela eta eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio gaztedia legea egiteko neurriak jaso daitezela besteak beste

ezkutuko pobrezia gutxitzera eta bizitza autonomoko proiektuak finkatzera halaber gure posizioaren irizpide nagusietariko bat honako hau da euskadiko haurrek aukera berdintasuna izan dezatela jaiotako familiak kontutan hartu gabe horren lekuko adibidez hamazazpigarrena eta hemeretzigarrena ebazpen proposamenak

goraipatu nahi nuke lortutako akordio maila nahiko zabala adostasunak adostasun eta desadostasunak desadostasun

datuak oker ez baldin badauzkat guk podemosen

berrogeita hamaikatik hogeita zazpi onartzera goaz eh bilduren

eta alderdi popularraren hogeita hamalau ebazpen proposamenen artetik hogei beraz

ulertu diodanez eurek ere ez diotela gureei ezezko borobila emango baizik eta gehienetan abstentzioa izango dela nik uste dut

erakutsitako borondatea baita ere esan beharra daukat zenbait ebazpen proposameni ezetz bozkatuko diegula

gehienetan ikuspegi errealista batetik ezin genituelako onartu

ikusten euretariko asko gainera abian egonik gobernuaren eguneroko

gaia oso zeharkakoa da oso zeharkakoa baina bai gai batzuetan izan dugun inpresioa izan da ez

nahiz eta gaia oso zeharkakoa izan guk ere gure aldetik gure

kortajarena andreak aitortu duela uste genuelako momentua zela eta nolabait norbera ere

aurrera pausoak eman gabe gelditu legebiltzarkide jaun andreok gaur gai honen etorkizunari hasiera eman diogu

akordioaren bidetik izaera dimentsio anitza sektore anitza eta hitz batean anitza duen bide bati ekin diogu guk bidea egiteko asmoa dugu eta gaur ikusi dugunez

desadostasunak desadostasun eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

erantzunen txanda badago ez dakit parte hartu nahi dan erantzun txanda honetan garrido andrea bai bost minutu

bakarrik sánchez andreari eta urrutia jaunari esateko

gure ebazpen proposamenen artean ez dago bat bera ere bat bera ere

pertsonen bizitza baldintzetan eta horien duintasunean eraginik ez duenik eta pertsonen bizitza baldintzetan eta pertsonen duintasunean eragiten duten neurrian

egindako ebazpen guzti guztiak sartu daitezke gaurko eztabaida honetan

muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eta amaitzeko urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea tokitik egingo dut bizpahiru gauza

señora garrido eta gainontzean kortajarena andrea eta guanche andreei nik gauza bat esango dizuet goizean hitz egin dugu hizkera lengoaia uztartu beharko dugula

nik uste guanche andrea hori ulertu ezkero ez daukazula gaur arduratuta joateko inongo arrazoirik eskerrik asko

eztabaida amaitu ondoren bozketara sartuko gara bozketa egingo dugu

beraz tentu denak bai

alderdi popularrarekin bueno ezta isiltasuna mesedez mesedez bestela liatuko gara mesedez

euskal talde popularraren ebazpenekin lehenengo ebazpena

ez da zer

mesedez denok eskua altxa bat esku bat bat nahikoa bozkatu dezakegu hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra bi ebazpena

onartuta geratu da bigarren ebazpena hirugarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da laugarrena ebazpena

beraz ez da onartu bostgarrena ebazpena

seigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da zazpigarrena ebazpena

ez da onartu zortzigarrena ebazpena bozkatu

bozketaren emaitza

hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa berrogeita hamalau contra hamaika abstentzio beraz ez da onartu bederatzigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako

izan da hirurogeita

contra hogeita bederatzi abstentzio beraz ez da onartu hamaikagarrena ebazpena bozkatu

boto aldekoa once contra onartuta geratu da hamabostgarrena ebazpena

ez da onartu barkatu bai onartu da

onartuta geratu da hamazazpia bozkatu

beraz ez da onartu hemezortzigarrena ebazpena

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veintinueve contra onartuta geratu da hemezortzigarren ebazpena

geratu da hogeigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veintinueve contra onartuta geratu da hogeita batgarrena ebazpena bozkatu

onartuta geratu da hogeita bigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa once contra onartuta geratu da hogeita hirugarrena ebazpena bozkatu

izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da

bozka berrogeita bost

contra hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da hogeita lau hogeita bost bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hamaika contra hemezortzi abstentzio onartuta geratu da hogeita seigarrena ebazpena bozkatu

bederatzi boto aldekoa hogeita hamasei contra hogeita bederatzi abstentzio ez da onartu hogeita seigarrena ebazpena

hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da hogeita zortzi

ez da onartu hogeita bederatzigarrena ebazpena bozkatu

izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veintinueve contra onartuta geratu da hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena

geratu da hogeita hamargarrena ebazpena hogeita hamaikagarrena ebazpena bozkatu

onartu hogeita hamaikagarrena ebazpena hogeita hamabigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita

hogeita hamairugarrena ebazpena hogeita hamalau

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da hogeita hamalaugarrena ebazpena

bi bozkatu dezakegu

bigarren ebazpena hirugarrena ebazpena bozkatu dezakegu

onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu laugarrena ebazpena bozkatu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu laugarren ebazpena bost

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

hamaikagarrena ebazpena bozkatu dezakegu

boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu hamaikagarrena ebazpena hamabigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra onartuta geratu da hamabigarrena ebazpena hamairugarrena ebazpena bozkatu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu hamairugarrena ebazpena hamalaugarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra

bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamabostgarrena ebazpena hamaseigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

ez da onartu hamazazpigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamazazpigarrena ebazpena hemezortzi

ebazpena hemeretzigarrena ebazpena bozkatu

ez da onartu hemeretzigarrena ebazpena hogei bozkatu

bozketan ezin da mugitu mesedez hogeita bat

hogeita hirugarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra onartuta geratu da hogeita hirugarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena

orain transakzionala daukagu hogeita bost eh bilduren zazpi elkarrekin podemosekin beraz bozkatu dezakegu bozketaren

onartuta geratu da zortzi transakzionala

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamasei contra bederatzi abstentzio ez da onartu hogeita seigarrena ebazpena

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hogeita zazpigarrena ebazpena

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost

onartuta geratu da hogeita zortzigarrena ebazpena hogeita bederatzigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost

onartuta geratu da hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da hogeita hamargarrena ebazpena

bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hogeita hamabigarrena ebazpena hogeita hamairugarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamasei contra bederatzi abstentzio

contra onartuta geratu da hogeita hemeretzigarrena ebazpena berrogei

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra onartuta geratu da

ebazpena berrogeita bi bozkatu dezakegu

eusko abertzaleak eta euskal sozialisten hogeiarekin bozkatu dezakegu

emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da berrogeita hiru transakzionala

bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu

contra beraz ez da onartu berrogeita laugarrena ebazpena berrogeita bost

jarraian elkarrekin podemosen berrogeita hamaika ebazpena bozkatuko ditugu bat bozkatu dezakegu

bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratzen da lau bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratzen da bost

sei bozkatu dezakegu

ez da onartu seigarren ebazpena zortzi ebazpena

zortzi zortzi zazpigarrena transakzionala zen zortzi

zortzi bederatzigarrena ebazpena

onartuta geratu da bederatzigarrena hamargarrena

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

contra hogeita hamasei abstentzio beraz onartuta geratu da hamargarrena ebazpena hamaikagarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hamairugarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren

ez da onartu hamairugarrena ebazpena hamalaugarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi

hamalaugarrena ebazpena hamabostgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamazazpigarrena ebazpena

hemeretzigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

hogeigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu hogeigarrena ebazpena hogeita batgarrena ebazpena bozkatu

onartuta geratu da hogeita batgarrena ebazpena hogeita bigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

ez da onartu hogeita bigarrena ebazpena hogeita hirugarrena ebazpena

geratu da hogeita hirugarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena bozkatu

izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra ez da onartu hogeita lau ebazpena hogeita bostgarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra

hogeita bostgarrena ebazpena mesedez denak altxa eskua zeren kontaketarako bestela zaila gertatzen da

onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz onartuta geratzen da

hogeita bederatzi bozkatu dezakegu

ebazpena hogeita hamar bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa aho batez onartuta hogeita hamaika

izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio onartuta geratu da hogeita hamaikagarrena ebazpena hogeita hamabi bozkatu

beraz ez da onartu hogeita hamabigarrena ebazpena hogeita hamairugarrena ebazpena

onartuta geratu da hogeita hamairugarrena ebazpena hogeita hamalau

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz

aho batez onartuta geratzen da hogeita hamazazpigarrena ebazpena hogeita hemezortzi

hogeita hemezortzigarrena ebazpena hogeita hemeretzi bozkatu dezakegu

aho batez onartuta geratzen da berrogeita hiru bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa aho batez onartuta geratzen da berrogeita lau bozkatu

berrogeita zazpi bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto

ez da onartu berrogeita zazpigarrena ebazpena berrogeita zortzi bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa aho batez onartuta geratzen da

berrogeita bederatzi bozkatu

berrogeita bederatzigarrena ebazpena berrogeita hamar bozkatu

ez da onartu berrogeita hamargarrena ebazpena berrogeita hamaikagarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra

euzko abertzaleak eta euskal sozialisten ebazpenak bozkatuko ditugu jarraian

onartuta geratzen da lehen ebazpena bi bozkatu

onartuta gelditu da bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio

ez bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau boto aldekoa hogei abstentzio onartuta geratu da bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena bozkatu

onartuta geratu da seigarrena ebazpena zazpigarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

onartuta geratu da zazpigarrena ebazpena zortzigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamargarrena ebazpena

hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da hamaikagarrena ebazpena hamabigarrena ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da hamabigarrena ebazpena hamairugarrena ebazpena bozkatu

hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da hamairugarrena

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio onartuta geratu da hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena bozkatu

hirurogeita hiru boto aldekoa hamaika abstentzio onartuta geratu da hamazazpigarrena ebazpena hemezortzigarrena ebazpena bozkatu

dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau boto aldekoa hogei abstentzio onartuta geratu da hemezortzigarrena ebazpena

bai hogeita bat hogei transakzioa zelako

ebazpena bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa

hirurogeita hamalau eman dugu

emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hemezortzi contra hamaika abstentzio onartuta geratu da

ebazpena eta gai zerrenda agortu dugunez ba osoko bilkurari